egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu hasi baino lehen

utzi direla adierazten dizuet gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

nolakotasunari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den urruzuno jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

guztioi liburuak bahitzen ari dira erakusketetatik koadroak kentzen ari dira raperoak abesteagatik espetxeratzen ari dira eta testuinguru horretan izugarria da ikaragarria da

zurrunbiloan jauzi dela ikustea gure gaurko ekimena albistegiei zuzendutakoa da eitbko albistegiei zuzendutakoa hala izanik ere albistegietan izan beste edozelako programetan

moduetan izan gure ustez zeharo salagarriak dira zentsura manipulazioa eta instrumentalizazioa

de los medios de comunicación euskal irrati telebista herri erakundea sortzeko bost barra mila bederatziehun eta laurogeita bi legeak xedatu bezala eitbren jardunak ondorengo

besteak beste informazioen objetibotasuna egiazkotasuna alderdikeriarik eza eta

hedabideek guztiz baldintzatzen dute gizartean gertatzen dena eta jendarteak gertatzen den horrekiko duen

ezinbestekoa da komunikabide publikoak gidatuko dituzten izapideak zuhurrak izatea aniztasuna berdintasuna

edozein hedabide eta batez ere publikoa denak egin beharrekoa dela uste dugu eta uste dugu guztiok gaudela horretan

informatua izateko duen eskubidearen zaintzaile ere izan behar dira aipatu printzipioak bete ez direnean

esku egongo diren ezein bitarteko ahalbidetu behar dituzte egoera horiek erreparatu eta errepikatu ez daitezen bermatuko dituztenak jendarteari eragileei baitagokie behatzea eta epaitzea hedabide publikoak plazaratutako zein mezu eta esan bezala eskura izan beharko dituzte egoerak

eskaera oso sinplea egiten dugu aurkeztu dugun legez besteko proposamen honetan ez dugu aparteko konturik proposatzen uste dugu proposatzen duguna minimoetan minimoa dela edozein hedabideri

eskatzea ere lekuz kanpo iada gaindituta egon beharko litzatekeen zerbait

baina uste dugu zoritxarrez oraindik orain eitbri hori egin beharrean aurkitzen garela eta sinplea da minimoa da esan bezala dei bat bakarrik dei sinple bat bakarrik eitbko zuzendaritzari eitbren dirauen bitartean albistegien neutraltasuna bermatzeko hartu behar diren neurri guztiak hartzeko deia hain zuzen

dei sinple bat albistegiak zaindu albistegiak prestigiatu

herri honen errealitatearen eta aniztasunaren lekuko

albistegi batzuk non interes batzuei interes politiko zehatz batzuei erantzuten

kasu bat aipatzearren guretzat oso kasu larria izan dena non

administrazio kontseiluan aitortu bezala akats larria izan den kontu bat aipatuko dut

hori aipatu baldin bazuen ere uste dugu guk hemen ere aipatu eta salatu behar dugula behin eta berriz

batzuetan onartu egiten direlako baina ez direlako inolako neurririk ezartzen errepikatu ez daitezen eta gure gaurko ekimena horretarako da

hogeita hiruan euskadi irratiak programa berezia egin zuen txillarre baserritik txillarre baserria dakizuenez urteetan zehar arnaldo otegi eta jesus egigurenen arteko elkarrizketen eszenatokia izan da herri honetarako bakea beste helbururik bilatzen ez zuten elkarrizketak esan dezaket inpresio hori

programa horrek bazekarrela bere baitan nolabaiteko aitortza bat arnaldo otegik eta jesus egigurenek bere garaian egin zuten

alegia bi pertsona horiek egindako lanari edo saiakerari nolabaiteko aitortza bat

zitekeen programa hori aldiz irrati emisio horretatik goizean gaueko teleberrira dagoen bitartean informatiboa objektiboa hedabidearen funtzio sozialarekin gertuagoa dagoen ariketa batetik

por la defensa del pluralismo maite iturbe zuzendariak esan bezala gertakari hau akatsat jo zuen administrazio kontseilua gure ustez ordea

gehiegitan errepikatzen diren akatsak dira ordea laster batean beste akats bat egongo da eta beharbada onartuko da akats bat egon dela baina ez da inolako bermerik ez da inolako neurririk jarriko

akatsak errepikatu ez daitezen inork ez baitu ardurarik hartzen halakoekin bukatzeko guretzat hori oso larria da badirudi etxe honetan

helburuak lehentasunak eta bigarrentasunak alderantziz kokatu direla eitbren prestigioa eitbren kalitatea zentsura

halako kontuak bigarren mailan kokatu dira eta lehen mailan kokatzen da interes politiko zehatz batzuei erantzutea

hori lortzen baldin bada badirudi besteak ez direla hain inportanteak baina hor

hor jokatzen da eitbren kalitatea hor kokatzen da eitbren independentzia hor kokatzen da eitbren neutraltasuna eta objektibotasuna

eitbko arduradun politikoei badirudi horrek ez zaiela hainbeste inporta beraien interesei beraien

baldin badie beraz esan bezala guk gaurkoan halakoak gertatu ez daitezen bermeak eskatzen ditugu

guk gure legez bestekoan ez dugu beste ezer apartekorik planteatu eskatu genezakeen

eitbn hori ere egin izan dugu noizbait eta atzera bota du

planteatu genitzake beste neurri batzuk eta aurrerantzean egingo dugu egingo dugula horretan ari gara eitben erreformaren

horretan ere baina momentu honetan dei bat dei sinple bat atentzio bat atentzio sinple bat mesedez

dezagun albistegien nolakotasuna albistegiek

hedabide publikoa den heinean herri honi herri gertatzen ari denari herri honen errealitateari erantzun behar dio gobernuan alderdi bat edo beste izan ez da tresna alderdikoi bat hedabide publiko bat da beraz berriro diot asko eskatzea denik eitben albistegiak ditzagun hartu ditzagun neurriak halakoak maiz gertatu ohi diren halakoak gehiago gertatu ez daitezen
besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza

egun on guztioi mahaiburu andrea legebiltzarkideok lehenik eta behin esatea nahiko nuke elkarrekin podemoseko taldeko emakumeak planto egiten ari direla munduko emakumeekin bat egiten dute sistema

emakume politikariak eta feministak direla eta urteko hirurehun eta hirurogeita lau egunetan zehar legebiltzarrean eta hainbat erakundeetan gogor egiten dute lan berdintasuna lortzeko eta indarkeria matxistarekin bukatzeko bide horretan legebiltzarreko osoko

eztabaida guztien erdigunean jartzea lortu dute taldeak arlo ezberdinetarako neurriak aurkeztu ditu aurrekontuetan autogobernu ponentzian soldaten

eta martxoaren bederatzian lanean tinko jarraituko dute gure bidez euskadiko emakumeen eta mugimendu feministaren ahotsak

zurea da hitza egun on duela urte eta erdi gaur bezalako proposamena

leporatzen diete eitbko albistegiei ez dira konturatzen euren proposamena dela benetan subjektiboa dena ez baita inolako datuetan oinarritzen

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularraren txanda

perder eskerrik asko llanos andrea erantzunen txandara pasatuz

hasteko pse eta

eledunei ez dakit uste dut egin duzuela diskurtso bat eta ondo dago egitea baina ez

eztabaida jarri duen parametroei dagokiona guk behintzat eta ez dut uste gaur inork hemen kuoten araberako eztabaida bat planteatu duenik alegia gu asko ateratzen gara zuek gutxiago guk ez dugu halako eztabaidari ekarri eta zuek horren inguruko

egin duzue horretaz ere hitz egin genezake hitz egin genezake

egunero ateratzen dena egunero egunero orduan nahi baduzu horretaz hitz egin hitz egin genezake gure helburua gaurkoa ez zen hori ez zen hori ez zen hori hitz egin dugu eta honekin erantzun nahi diot llanos andreari ere esaten duenean objetibotasunaz alegia guztiok ez dugula

berdina ulertzen seguru aski ez dugula

baina hemen gure ekimenean inongo momentuan ez gara ari alderdi politikoek

bakoitzak bere posizio politikoa esan dezakeenaz edo bere diskurtsoa izan dezakeenaz edota bere izan dezakeenaz hedabide publiko baten funtzio sozialaz horretaz ari gara nola ezartzen den printzipio hori hedabide publiko batean nik lehen datu bat soilik eman dut

datu batekin ere ez dago apartera urrutira joaterik bat ekarri dugu

azkena datorren astean pleno honetan gai hau errepikatuko balitz seguru aski beste bat ekarri ahalko genuke bat errepikatu dugu eta

errepikatu dudan horretan ez naiz inolaz ere esaten ari eitbk gure bertsioa gure mezua

erreproduzitu beharko lukeenik horretaz gain

hedabide publiko bat nolatan gailentzen den eta nolatan

guztien gainetik guztien gainetik eta pastor jaunak esaten zuen sorprendente

carrera profesional karrera profesionalari zuek alderdi sozialistarekin batera ezezkoa bozkatu zenieten pasa den urtean

gaur hona ekarri duzuen erdibidekoa da bi mila hamaseiko ekainaren seian euskal herria bilduren pnl baten ondorioz aurkeztu zenutena

eta zuek ezezkoa bozkatu zenieten eta aurkeztu zenuten gaur hona ekartzen duzuen erdibideko berbera eta erdibideko hori ez da inondik inora karrera profesionala hala makilatu nahi izan baldin baduzue ere ez da karrera profesionala zuen ekimen horri karrera profesionala izan dadin gutxienez gutxienez falta zaizkio bi hitz bi kontzeptu klabe bata da objetibotasuna alegia

nola ebaluatzen dugu pertsona baten gaitasuna

bere irizpide eta bere ahalmenen araberako testablea den

eta beste kontzeptua da aukera berdintasuna alegia postu horretara

proba horretara joan ahal izateko guztiek eduki beharko luketen aukera berdintasuna

zuena ez da karrera profesionala zuen gaurko ekimenak zuen gaurko erdibidekoak esaten du jarraitu dezagun orain arte jarraitu dugun bezala

orain arte eitbn ba ramírez escuderok eman du pista bat

ateratzen da atzamarra eta norbaitek esaten du zu erredakzio burua zu editorea

eta nahi baldin baduzue eta hau llanos andereari

beste ekimen bat zentzu honetan jada erregistratua karrera profesionalari dagokiona beharbada ekarriko dugu eta ikusiko dugu ere nola posizionatzen den horren araberakoa baina gaur hona alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak ekarri duten ekimena inondik inora ez da karrera

da berriro diot orain arte egiten egin ohi den moduan jarraitzeko metodo bat eta horretan bai sorprendentea egiten zait alderdi sozialistaren
posizioa besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna
elkarrekin podemos lander martínez jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

pastor jauna euzko abertzaleak ramírez escudero jauna zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea eztabaida amaitu dugunez

eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

elkarrekin podemosen osoko zuzenketa jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialistek osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hamaika eman dugu bozka hogeita hamaika boto aldekoa veinte contra beraz onartuta geratu da

gai zerrendako bigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria hernández jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eskerrik asko hernández jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den casanova jauna zurea

gaur merkataritza ibiltaria eta bolkestein zuzentarauaren arteko

hitz egingo dugu eta ezinbestekoa iruditzen zaigu hausnarketa hau abiatzea bolkestein zuzentarauaren inguruan hainbat erreflexio

zerbitzuen zuzentaraua bi mila sei barra ehun eta hogeita hiru europar batasuneko legea

zuzentarau honekin planteatzen zen zerbitzuen sektorean irizpide amankomun batzuk markatzea europar batasun osoan zer gertatu zen

azken finean lege honen bidez lortu zena zen printzipio politiko ekonomiko neoliberalak lege bihurtu eta hori da europan eta mundu mailan behin eta berriro gertatzen ari dena azken urteotan printzipio neoliberalak lege bihurtzen dira beraz neoliberala izatea

batera esanda debekatuta dago neoliberala ez izatea hainbat esparrutan

protekzionismoa ekiditeko aitzakiarekin liberalismoari alfonbra gorria jarri zitzaion eta oztopo nabarmenak jarri ziren

garantistak bermatzeko eskubide sozialei dagokionez eta beste hainbat arlotan

arazo ezberdinak tartean gaur jorratuko duguna europar eraikuntza jarraitzen badu modelo neoliberal hori aurrera garatzen normala da gero europarekiko atxikimendurik eza areagotzea europatik datorkiguna ez bada adibidez

amankomunean garatzeko proposamen bat ez bada soldata minimo komun bat planteatzea

europar mailan ez bada langabezi edo babes sistema europar aurrerakoi bat edukitzea eta baldin bada gauzak liberalizatzea eta enpresa handien zerbitzura legak egitea ba normala da europa honekiko

gero eta txikiagoa izatea hau ez da benetan guk eraiki nahi dugun europa europar zuzentarau

hamazazpi barra bi mila bederatziko legearen bidez eta esaten nuen moduan liberalizazio prozesu honek inpaktua eduki zuen sektore ezberdinetan

adibidez existitzen zen lurralde arloko plana eta saltoki handien inguruko moratoria bertan behera gelditu zela gaia ezaguna da eta aktualitateko gaia da gainera

eta jorratuko dugu baina merkataritza orokorretatik aparte ere

merkataritza ibiltarian egia da hainbat mailatan inpaktu positiboak izan zituen merkataritza jardueraren bost artikulu jorratzen dute merkataritza ibiltariaren erregulazioa eta lau aldatu behar izan ziren

eta orokorrean merkataritza ibiltariaren inguruan zeuden hainbat muga ezabatu egin ziren baina horretaz aparte eta lehen esan den moduan inpaktu negatiboak izan zituen azken finean jorratzen direlako

eragile txikiak multinazionalak balira bezala eta lehiakortasuna edo lehiakorkeria jartzen da lehenengo planoan jendea pertsona eta langileen

aintzat hartu gabe eta horregatik gaude gaur hori neurri batean konpontzen saiatzeko kezka nagusia sektorean sortu du egonkortasun ezak eta lege honek behartzen du baimenak

berritzea eta horrek suposatzen duena da sektoreak ezin duela errentagarritasuna eta bideragarritasuna bermatuko lukeen egonkortasuna eta hori da hain zuzen ere gaurko akordioaren mamia bilatzea formula bat emateko ezinbestekoa den egonkortasuna bilduk nahi dugulako

eragileak eskubideak izatea langile bezala eta pertsonak bezala bizimodu duin bat edukitzea eta ez egoteko aldaketen menpe era iraunkor batean gure taldeak udal legea babestu zuen eta

sinesten dugulako udal lege horretan eta udal lege horretan ematen zaio eskuduntza honetaz udalei pentsatzen dugu udalak ahalduntzea jendea ahalduntzea dela

gertuen dagoen instituzioa dela boterea ematea udalei jendearengana boterea hurbiltzea dela eta horregatik uste dugu

esku egotea baina egia da aipatu den moduan merkataritza ibiltarian beti daude salbuespenak edo beti dago letra txikia eta beti dago printzipio orokorrekin

derrigorrez merkataritza ibiltaria mugitu egin behar da eta beraz horrek suposatzen du egun batetik bestera aterki legal batetik beste batera pasa behar duela eta horrek sortzen du aipatutako ezegonkortasuna eta horri gehitzen badiogu baimenen iraupen ezberdina eta

berritze edo gaurkotze edo moldatze prozesu batean egotera behartzen dugu merkataritza ibiltarian dagoen jendeari eta beraz horregatik gaurko erdibidekoan proposatzen duguna hasieran lege bat egitea edo lege marko bat gero lege horren baitan udalek garatzeko araudi propioa proposatzen bagenuen lehenengo urratsa izan daiteke eragile guztien artean noski udalak ere baina baita ere profesionalak eta eusko jaurlaritza guztien artean arazo honen inguruan hitz egiteko esertzea eta saiatzea proposamen eraikitzaileak eta

konkretua larria baina nik uste dut konpongarria dela baldin badago borondatea legalki konpongarria da eta horren atzean ez dut uste eztabaida politiko sakonegirik

baita espero dezagun gaurko akordioarekin urrats bat ematea mundu honetako profesionalek daukaten arazo hori konpontzeko

prieto jauna euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda lópez de ocariz andrea euskal talde popularraren

erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna euskal sozialistak

eskerrik asko tellería jauna amaitzeko euskal talde popularraren ordezkariak

bozketara sartuko gara eta bozkatuko duguna da elkarrekin podemos eh bildu eta euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hamaika eman dugu bozka berrogeita hamaika boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena balantze garbiko energia elektrikoaren autokontsumoari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta

bai egun on eguerdi on jada guztioi yo también

hasi aurretik nik ere noski martxoak zortzi seinalatu honetan

egiten ari den ezinbesteko lanagatik baina ezin dut ahaztu ere gaur kasualitateak

bitartean autokontsumoaren inguruan tarte batean hitz egingo dugu ez da lehen aldia ganbara honetara gaia ekartzen dugula

garrantzitsua da jendarte osoaren inplikazioa eta parte hartzea datorren ereduak behar dugun ereduak ekoizpen eta esku gutxien kontrolean egotetik ekoizpen

askoz esku gehiagoren eskuetan egon behar du zentzu honetan autokontsumoak autokontsumo elektrikoak bete betean jotzen du helburu honetan beharrezkoa da berriztagarrien helburuak betetzeko baita helburu klimatikoak betetzeko autokontsumoak zer suposatzen du gaia kokatzearren nik baino askoz hobeto azaltzen du alianza por el autoconsumo talde anitzak eta beraiek

arrazoia batzuk mahaigaineratuko ditut el autoconsumo

noski ados gaude eta horregatik autokontsumoa sustatzea bultzatzea

ezinbestekoa ikusten dugu honek dituen modalitate guztietan eta iruditzen zait gaur babes handi eta zabal batekin bide onean bide on batean urrats bat emango dugula aurrean espainiako araudia daukagu eta espainiako araudiak azken urteetan

hartu du azken urteetako espainiako politika energetikoak

urtearen geroztik energia berriztagarrientzako eta autokontsumoarentzako

eta datuak ikusi besterik ez dago badira bi mugarri beste hainbaten artean

eta bestea bi mila hamabosteko errege dekretua autokontsumoa erregulatzen zuena hau

urtean legebiltzar honek gure bultzadarekin honako hau onartu zuen

indarrean sartzen bada jaurlaritzak proposamen zehatzak aztertuko ditu energia elektrikoaren autokontsumoa sustatzeko hori onartu zen gehiengo zabal batez baina bueno agian oker nago esango didazue baina erdibidekoa onartu arren ba aurreko gobernuak honen inguruan legez besteko hau ez zuen garatu

beste legez besteko bat proposatu genuen eta erdibideko gure ustez oso interesgarri bat onartua izan zen eta

eusko legebiltzarrak aurkako jarrera agertzen du

justifikatu gabeko oposizioa egiten diolako autokontsumo elektrikoari eta energia berriztagarrien garapenari eta eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio sei hilabeteko epean aurkeztu dezala eusko legebiltzarrean txosten bat aztertuko duena

autokontsumoa hedatzeari dagokionez eta gure eskumen esparruan zer aukera dauden arau marko propio bat garatzeko balantze garbiko autokontsumoa eta produkzio elektriko banatua

egia da honako honetan ere legez besteko proposamena babes oso handiarekin onartu zen arren ez zela pausu handirik eman nik bat ere ez esango nuke

berriro beste ekimen bat ekartzen dugu aurreko urtean sartu bagenuen ere eta hasieran balantze netoaren inguruko proposamen bat bazen ere

azken urte bi hauetan gure legez bestekoa aurkeztu zenetik eta orientazioa aldatu diogu eta zentzu honetan ere bueno ba eskertu behar dut kasu honetan emendakina aurkeztu zuten bakarrak

eta ikusi dugu ba jarrera eraikitzaile bat izan dutela eta erdibidekoa azkenean gaur egungo egoerari begira geratu dela bale

bueno baina apartetxo bat egin nahi dut zeren espainiako legeak eta errege dekretuak onartu baziren ere

korapilatsua izaten ari da zeren gobernuak autu politiko bat egin zuen

enpresa monopolistikoak eta ekoizle handiak babesteko eta autokontsumoari burua mozteko

zetozen betebeharrak alboratuz eta beste herrialde gehienek hartutako bidearen aurka joz ikusten ari garen bezala el resultado de estas políticas ha sido

zeren aukera polita irekitzen dela uste dut badakigu ez dela erreza izango ez delako erraza gauzak nola dauden ikusita oso urrutira heldu ahal

bat gaur egun espainiako gobernuaren jarrera eta bere autokontsumoa sustatzearen aurkakotasunarekin eta ondorioz auzitegi konstituzionalarekin beraz muga horietan jokatu beharko dugu aurkituko dugu baita ere eta hori leku guztietan azaltzen ari da elektrika handien oposizioa eta gure kasuan iberdrolarena oposizioa egongo da

nahiz eta sisteman aurrezpen bat izan eta onuragarria izan orokorrean iberdrolari edo distribuitzaileari erosten ez zaion kilobatio bat izango da nik uste dut gailendu behar dugula

energia berriztagarrien ekoizpena oro harehuneko zazpia dela

gurean hemen egiten denean ehuneko hamalauhamabost ingurua dela eta

ezinbestekoa da beraz momentuz hemen uzten dut eta ea bigarren bueltan
zerbait gehiago azaltzen den eskerrik asko otero jauna

andrea lehenik eta behin eta hasteko gai hau natalia rojok eraman behar zuen baina greban dagoenez nik eramango

funtsezkoa da oso garrantzitsua ez da gai bat

amonak zapi morea lepoan jantzi du gaur berak bizi izan duena ez duelako nahi bere bilobentzat eta hauen alabentzat

eta bere gazte denboretatik gauzak asko aldatu direla jakin badaki eta oso azkarra da ere eta oraindik egiteko asko

gizon zein emakume berdintasunaren desio hori egi bihurtzen amona ama

arreba izeko eta batez ere gure alabek gizarte duin bat merezi dutelako bien el balance neto

mila esker presidente jauna lehendakari sailburu legebiltzar guztioi hasi baino lehen zoriondu nahi ditut

eta zoriondu nahi ditut bere borroka duinagatik baina baita ere gaur kalean historia egiten ari direlako

gai honi harira gure taldean autokontsumoaren aldekoak gara eta eaj pse eta bilduren arteko erdibidekoari

nahikoa delako ez ez da batere nahikoa akordio hori baina gure taldea erantzukizunez jokatuko du eta oso kritikoak gobernuarekin izan arren aldeko botoa emango dugu como digo somos favorables

ez du ezer egin autokontsumoa ez defendatzeko ez bultzatzeko eta eusko jaurlaritzak ez ditu legebiltzarraren aginduak bete eta

euskal gizartearen interesak defenditu ez enpresen interesak euskal ekonomiaren interesak eta ez autokontsumoa egiten duten pertsonen interesak eta oso kritikoak izan behar gara jarrera horrekin eta horrexegatik

erdibidekoari aldeko botoa emango diogu baina ez

eta azken kontu bat aipatu nahi nuke eta becerrak esan duenaren

denon artean egin izan bagenu baina honen inguruan eta gobernuaren edo eajren paperaren inguruan nik uste dut hemen

iruditzen zait baita ere orain arte espainiako politika energetikoari

babestu zenuten bi mila hamairuko legea babestu zenuten eta hori izan da oinarria gaur egun egoera honetan egoteko beste batzuen artean orduan azpiazu zegoen sala horretan

beste gauza batzuk autokontsumoa eta kontu hauek ere aparte gelditu dira

eta hemendik aurrera enpresei begirako politika energetikoa egiteaz aparte

kontsumitzaile guztientzako eta besteak beste autokontsumoaren aldeko politikak egitea hori da nik uste dut hemen azpian dagoen erreprotxe hori eta nik uste dut garrantzitsua dela zentzu honetan ere pausuak ematea bestela gertatuko zaigu

lehendakari jauna horregatik gertatzen da berriro ere espainiari begira gaudela eta bi mila hamazazpiko espainiako aurrekontuak aprobatu zenituzten eta berriro ere enpresentzako

fakturak jaisteko promesa egin zizueten berriro ere ez zuten konplitu eta beti gaude

espainiak noiz onartuko dizkigun gure eskaerak baina beno esan dudana begiratu behar da eta
beste guztia ere begira jarri behar da besterik ez gracias señor otero

eskerrik asko eskerrik asko grajales jauna euskal talde popularra

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea

gracias eskerrik asko becerra jauna eztabaida amaitu dugunez bozketara jarriko dugu eh bildu bai

beraz bozketara jarriko dugu eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketaren

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita sei eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita sei eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa nueve contra beraz